egun on osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez isiltasun pixka bat

jakinarazten dizuet laugarren puntua beste baterako utzi dela eta gai zerrendako lehenengo puntuarekin sartuko gara legegintzako dekretuaren proiektua euskal autonomia erkidegoko

buruzko legearen testu bategina onartzen duena eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu

egun on guztioi gaurkoan euskal autonomia erkidegoko ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko legearen testu bategina aurkeztera eta zuen onarpena eskatzera nator legebiltzar honetara testu batekin hau aurtengo aurrekontu legeak eskaintzen duen gaikuntza erabiliz egin da aurreko urteetan posible izan ez dena orain gauzatu egin da esan den moduan aurtengo aurrekontu legeak eskaintzen zuen baimenari esker egin eta testu bateratu hau

aurrera pausu bat izan zela gure ogasunaren behin eta

lege honen bitartez ere lehenengoz eta oso estruktural batean arautu zen gure

eta era berean mugak ipini zuren kanpo kontrolari

areagotzen dela arau honekin eta nahiz eta oso arau teknikoa dirudien kontrol ekonomikoaren

guzti honengatik ba espero dut legebiltzar honek bere onespena emango diola gaur

dudan egitasmo honi eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da eztabaidatzeko eta bere

aldeko txanda bat eta kontrako txanda bat egongo da aldeko txandan nork parte hartu nahi du

jarriko da legegintzako dekretuaren proiektua bozkatu dezakegu

beraz onetsita gelditzen da euskal autonomia erkidegoko ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko legearen testu bategina onartzen duen legegintzako dekretua jarraian boto azalpenera joango gara alderdi popularrarekin hasiz

damborenea jauna corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera anderea bollain jauna zurea da hitza

egun on sailburu gaur esan bezala euskal autonomia erkidegoko ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko legearen testu bategina onartzen duen legegintzako dekretuaren proiektuari buruz dihardugu

lege testu bategin hau irakurtzen txostenak barne eta benetan

eta oraingo honetan ez dago genero eraginari buruzko

elkarrekin podemosen etengabe gaude lanean gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasuna asmoen aitorpen bat edota diskurtso

y de resultados baina ez soilik paperaren gainean ez hori ez da nahikoa benetako aukera berdintasunak nahi ditugu bai politikan bai ekonomian baita ere industrian enpleguan kulturan ingurugiroan etxeetan kaleetan edota erabakiak hartzeko orduan las políticas

bollain jauna barkatu baina boto azalpena da ez da beste talde ez ez hor daukazuna daukazu bai bai bai bale barkatu baina ez da beste taldeekin sartzeko aukera

eskerrik asko bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari sailburuok egun on

legebiltzar taldeak aldeko botoa eman deutso eskuartean daukagun

guk geuk legebiltzar honek emandako gaitzea izan delako guk delegatu genuen botere

gaitasun hau bi mila hamazazpiko

guk agindutakoa betetzea baino ez duzuelako egin beste alde batetik lan tekniko bat izan da egon dena batu egin duena

eta horretaz aparte sailburuak berak komentatu duen moduan terminologiaren egokitzapenak egiteko balio izan duelako

garrantzitsu badagoela terminologia egokitzapen garrantzitsu bat testuan sartzen dena aipatu beharrekoa dena gure ustez hau da testuak euskadiko autonomia erkidegoaren sektore publikoa terminoa erabiliko du aurrerantzean

euskadiko autonomia erkidegoaren administrazio publikoa eta beste denominazio batzuk uste dugu horrek segurtasun juridikoari mesede

euskadiko autonomia erkidegoaren administrazio publikoaren barruan ez direlako sartzen sozietate publikoak ezta fundazio ezta partzuergoak bai sektore publiko horren kontzeptuan beraz segurtasun juridikoaren aldetik beste pauso bat aurrerantz eman dugu beste alde batetik zuk sailburuak komentatu izan duen moduan aurkezten proiektu honek ez daukalako ezelango eraginik aurrekontuetan guk agindutakoa da lan teknikoa da segurtasun juridikoaren esparruan pausu bat gehiago emateko balio duena

eta gainera zuek guri bidalitako txosten juridiko guztiak betetzen dituelako arlo guztietan mugatu zarete guk emandako gaitasun horretara eta txosten juridikoetan agertzen dena

generoaren inpaktuko txostenean txosten juridikoan esaten da ez da generoaren gaineko eraginari buruzko txostenik egin

aurrebaluazioari eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko eta desberdintasunak ezeztatzeko neurrien ezarpenari buruzko gidalerroetan ezarritakoa betez neurri horiek gobernu kontseiluaren akordioaz onartu ziren bi mila hamabiko abuztuaren hogeita batean lehenengo gidalerroan

ez dutela txosten hori egin beharrik izango dagoeneko indarrean dauden arauak egitea xede duten proiektuak beraz agindutakoa bete duzue txosten juridikoak eta beste txosten guztiek esaten dutena bete duzue eta hortik
argitzeko gure aldeko botoa izan da eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

euskal sektore publikoari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan talde hauez gain beste norbaitek parte hartu nahi du beste norbaitek ez bale boto azalpena kontrako txandarik ezta ere bale ba orduan hasiko gara aldeko txanda

de esta cámara para su tramitación eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi

berretsi egiten du elebitasunaren erregimena administrazioaren

euskadiko bi hizkuntza ofizialak aitortzen ditu zerbitzurako harremanetarako eta lanerako hizkuntza gisa

jasoko duena gure sektore publikoaren erregimen juridikoa antolaketa eta funtzionamendua eta bere baitan hartuko duena gure gobernantza publikoaren eta administrazio onaren eredua horretarako hiru oinarri hartuta dagoeneko aipatutakoak

estalketak eta bikoizketak ekiditea eta tresna on eta berriez hornitzea

eta azkenik ganberako legebiltzar taldeoi babesa eskatzen dizuegu izan ere horrelako erronka garrantzitsua lortzeko ezinbestekoa da
jarrera arduratsua eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa

aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara hasteko euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

momentua da kontrako aldeko txanda explicación de voto

pinedo andereak hitz hartu behar du zurea da hitza

gaur ez naiz oso nobedade handiekin etorriko berriz ere mahai gainean daukagu gobernuak bere lege egutegian aurreikusten zuen lege bat baina

ez du gobernuak ekarri gobernua sostengatzen duten bi taldeek ekartzen dute

ez dago askoz gehiago esaterik guretzat hauek ez dira moduak orain dela bi aste gardentasun legearekin gauza bera egin zenuten

eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

garoñako zentral nuklearraren eraispenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailea eh bildu otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi udan izan denez titular handirik gabe pasatu da baina oso albiste ona daukagu esku artean garoña betirako itxi da eta ezer baino lehen ba eskerrik asko eta zorionak behin eta mila aldiz

garoñaren aurka urte luzez ibili diren arabarrei etsi gabe urte luzeetan kaleak

garoña betiko itxita dago urte asko izan dira garoñaren aurka borrokan antolatzen

instituzioetan eragiten eta gaur gaurkoz urte luzeez lanean aritu eta gero esan dezakegu mehatxu nuklearra euskal herritik pixka bat gehiago urrundu dela

instituzio desberdinetan lanean aritu den edonor asko izan dira eta aurreko ikastaro politikoan ere

legebiltzar honetan proposamen bat onartu genuen babes politiko handiarekin horren ondorioz legebiltzarreko legelariek

eta lana mahai gainean jarri zuten lehendabizi berrirekitzearen aurrean egin zitekeenaren inguruko txostena argitaratuz baita gero alegazioak egin zirenean ere eta eneko pagazartundua etxe honetako legelariaren lana eskertu nahi nuke

barrio jauna aspertzeko arriskua hartzen dut baina badira oraindik garoña eta zentral nuklearren inguruan hainbat kontu esateko eta aztertzeko horregatik ekarri dugu garoñaren inguruko ekimen bat garoña itxita egoteak ez baitu esan nahi garoñaren auzia

amaitutzat eman daitekeenik are gutxiago energia nuklearraren arazoa eta hau da

eta horrek bake pixka bat ematen digu inguruan bizi garen neurrian gu izango bait ginateke istripu nuklear baten lehenetariko kaltetuak lasaixeago egin dezakegu lo argi dago baina honek ez du esan nahi

nuklear desberdinek oraindik kalterik egin ezin dutenik uda honetan bertan izan dugu albiste elementu erradioaktiboen kutsadura honela zioten medioek

urtetik baina aurtengo udan gai erradioaktiboen isurketen errealitatea hori da besteak beste horregatik gatoz gaur legez besteko proposamen honekin

garoñari jarraipena egiteko ezinbestekoak diren beste kontu batzuk adostera eta eskatzera etorri gara saber que los trabajos de desmantelamiento que

eta agian garoña eta energia nuklearrari buruz denbora luzez ganbara honetan ez dugunez hitz egingo egokia iruditzen zait gaur gutxieneko balantze bat egitea hausnarketa bat energia nuklearraren inguruan el mes pasado

argi uzten duela beraz energia nuklearraren aroa amaitzear dagoela baina amaitu aurretik

energia nuklearra erabili dugu baita euskal herrian ere gure sarea estatuarena baita

energia nuklearra bi belaunaldietan erabili dugula bitan baina energia nuklearraren ondorioak luze jasan beharko ditu jendarteak

porque es evidente edozein moduz honekin bi kontu ondorioztatu ditzakegu bat datozen belaunaldiek

ez dutenak energia nuklearraren ondorio ekonomikoak jasan beharko dituzte eta ondorioz belaunaldien arteko elkartasunik ez da

eta bigarrena hondakin nuklearra kutsadura nuklearra eta arrisku nuklearra ere datozen belaunaldiei pasako diegula eta ez hurrengo belaunaldiari bakarrik baizik hurrengo eta hurrengo eta hurrengo belaunaldiei gaur egun mundu mailan hirurehun milioi kilo hondakin nuklear daude eta datozen ehun mila urteetan ongi entzun duzue ehun mila

horietako hainbat gai arriskutsuak izango dira pertsonentzat beraz bi belaunaldietan erabili eta

amaitzeko hori ez da inondik inora belaunaldien arteko elkartasuna eta amaitzeko garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea oraindik munduan laurehun eta berrogei zentral nuklear

estatu ezberdinetan badakizue hogeita bederatzi estatu hauetatik zenbat herrialdeetan hasi diren betirako

batean bakarrik batean finlandian hain zuzen ere onkalo proiektua ehun urte baino gehiago pasako dituzte eraikitzen eta ehun mila urte irauteko beharra dute

datu bat emango dizuet badakizue giza eraikuntzarik iraunkorrenak

hamar aldiz biderkatu behar da begira zer erronka norbaitek ziurtatu dezake ongi egin daitekeenik ez dela arazorik egongo etorkizunean inork ere ez noski guzti hau ikusita

edo fukushiman sartzeko beharrik izan gabe galdera botatzen dizuet beste taldeei ondorioztatu dezakegu energia nuklearraren aldeko apustua akats historiko izugarria izan dela

baietz iruditzen zaigu eta azken galdera energia nuklearra bultzatu dutenek ez lukete zerbait esan behar honen inguruan

iruditzen zaigu eskerrik asko eskerrik asko otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

mila esker presidente andrea eta egun on guztioi cuando

adierazi genuena hemen elkarrekin podemosetik alde batetik adierazi genuen garoña ez zela beharrezkoa eta arrazoia genuen

ez hemen ez inon estatu espainiarrean ere ez estatu espainiarrean

gehienezko kontsumoa baino handiagoa da eta beste ade batetik otero jaunak adierazi duenez

eta uretatik sortutakoa baino garestiagoa da beraz ez hemen ez inon eta garoña itxi ondo dago leloa baina baita ere

gracias eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak andueza jauna

materializatu

eta bigarrena eskualde horri alternatiba bat eman

alternatiba ekonomiko bat eta hirugarrena eredu energetiko berri

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak ramírez escudero jauna zurea da hitza

bukatu direla badirudi ere zentrala desegiteko garaia heldu da horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu desegite prozesu guztia kontrola dezakeen

de esa comisión de desmantelamiento eskerrik asko ramírez escudero jauna erantzunen txandara pasatuz otero jauna bertatik

tomábamos decisiones totalmente contrarias nada más eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

ramírez escudero jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna

ramírez escudero jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita bi boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena hondarribiko aireportuko pista luzatzeari eta aireportu horren eraginkortasuna bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

existente eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea yo sí les agradecería

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna zurea da hitza

gipuzkoaren garapen ekonomiko eta sozialarekiko oso garbi dagoela pentsatzen dut

guk defendatzen dugulako hondarribia donosti aireportuaren iraupena baizik eta beste arlo askotan

ekimenak hori oso garbi frogatzen dutelako guk ez gaude eta jon hernández jaunak esan duen bezala

ezta ere hilzorian uzteko aldekoak ere ez gara guk pentsatzen dugu gure emendakinean

azaltzen dugun bezala ba lurraldeentzako gipuzkoarentzako oso

azpiegitura fisikoa hortxe dago hala da eta guk nahi duguna da bermatu bere gaur egungo eta bere etorkizuneko operatibitatea

ahaztu egiten dituzu zenbait faktore zenbait errealitate eragin zuzena dutenak hondarribiako aireportuan

segurtasuna bizilagunen segurtasuna noski eta ongizatea baita ere baizik eta hor baita ere kontutan hartu behar dira

dituen lanpostuak baina baita ere ingurugiroa eta baita ere hirigintza plangintzak bai

udalarenak eta bai irungo udalarenak eta

faktore horiek ahaztu egiten dituzu eta nik uste dut kontutan

eskumena eskatzea hori izango lirateke zuen partetik lidergoa edukitzea eta lidergoa baita ere izango lirateke

aipatu duen bezala aenari eskatzea lurraldeko edo aireportuaren beste zerbitzu batzuk garatzea horretarako baita ere

zu ez bakarrik bezala legebiltzarkide bezala baizik eta gipuzkoako alderdi popularraren presidente bezala ba beno lidergo hori

ikustea gustatuko litzaiguke zeren eta eskumenari dagokionez ba argi eta garbi dago gernikako estatutuan aurreikusten diren eskumenen artean dagoela eta oraindik ez dagoela eskumen hori

badela ordua zer egin nahi den aireportu honekin zer egin nahi den diseinatzeko eta pentsatzeko

zoritzarrez diot berriro ere uste dudalako transferentzia hori hemen egon beharko lukeela aspalditik

gratis ateratzen zaigun aireportu hori uste dut guk eduki behar ditugula

transferentziak guk eduki behar ditugula guk kudeatu behar ditugula guk eduki behar ditugula aurrekontuak guk egin behar ditugula inbertsioak eta guk egin behar ditugula diseinuak eta hori horrela ez den bitartean hona etortzea estatuan egin daitekeen zerbaiten babes baten bila iruditzen zait nahiko

gaur gaurkoz suposatzen duen ez dakit

aterabiderik aireportu horrentzako uste dugu badagoela beste aireportuekin koordinazioan zerbait egiterik inolako anpliazioaren beharrik gabe

bere izatez bideragarritasunen bat baina bilatu behar zaiona eta diseinatu egin behar dena eta beste guztia iruditzen zait alferrikako

eta beraz esan bezala zuen aurka bozkatuko dugu eta transakzioaren
alde bozkatuko dugu eskerrik asko ugarte andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

zeren joan egin da telebista eta ezin dizut denbora jarri ez kendu eta ezer ez egin goitik ez badute egiten kalkulatuko duzu

zenbat denbora den eskerrik asko presidente

eskerrik asko señor sémper

eskerrik asko uribe etxebarria jauna eh bildu taldearen ordezkaria ugarte andrea zurea da hitza

badela ordua denok zintzoak izateko badakit gauza asko ezin ditugula esan politikoki desegokiak izan ohi direlako eta orduan jende bat ba elkartea edo ez dakit zer komertziante edo

hondarribiako aireportuaren bideragarritasuna birpentsatu behar dugula eta birpentsatu egin beharra dago

loiuko aireportuaren planteamenduarekin zergatik horretarako badaukagu loiu eta loiutik donostiara ordubetean iristen zara eta gipuzkoako hainbat zonaldeetara

euskal herria zer den pentsatu behar dugu eta ikusi behar dugu zertarako behar ditugun bost aireportu bost aireportu bideragarriak izatea denak loiuko planteamenduarekin ezinezkoa baita eta hori denok dakigu orduan nik eskatuko nukeena da eusko jaurlaritza

transferentzia horiek burutzeko espainiako gobernuari exijitzea burutzeko berrogei urte hauetan burutu ez direnak eta benetan estudio sakon bate egitea zeren orain arte egin ditugun

ez ditugu flotak ez ditugu abioi konpainiak finantzatuko diru publikoarekin hori nik uste dut instituzio guztiak ados gaudela

hegaldiak erakartzeko politika horrek egin ditugun saiakera guztiak eta gipuzkoako

egindako hitzarmen ezberdinen bitartez eta egin diren saiakerak eta ikusi dugu ez dituztela emaitzak eman uste dut beste

eta ezin duela inondik inora izan loiukoarekin konpetentzian dagoen planteamendu bat baizik eta osagarria den planteamendua eta nik uste dut hor jarri behar dugula arreta hau da batetik

bestetik hori planteamendu bat egiten osagarritasun hori bilatze aldera eta noski anpliaziorik gabeko etorkizun bat posible dela konbentzituta nago eskerrik asko

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

bultzatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkari den

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari andrea legebiltzarkideok elkarrekin podemos taldearen eskutik migrazioa

legez besteko proposamen honekin elkarrekin podemos taldeak berriro ere

berriz ere talde guztiei akordio bat lortu baitugulako
eskerrik asko guanche anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularrak

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok egun on arrazoi ekonomiko

eta hori horrela izanik euskaldun asko eta asko barreiatu dira mundu osoan eta era berean jatorri askotako pertsona eta talde ugari iritsi dira erkidego honetara horren ondorioz erkidego hau askotarikoa da koloreetakoa da herritarren jatorriari dagokionez

erkidegoko administrazioek ez dituzte eskura beharko lituzkeen eskuduntzak jatorri aniztasunaren afera horri hasieratik bukaeraraino erantzuteko europak eta estatu espainolak markatzen dituzten migrazio eta aniztasunarekin lotutako politikak eta politika honen nondik norakoak denok ezagutzen ditugu eta baita politika horiek pertsona atzerritarren bizi baldintzetan

pertsona errefuxiatuekin gertatzen ari dena eta urtetan gertatu izan dena edo atzo legebiltzar honetan

ez du leheneko pasioa sortuko baino gai hau ere autogobernuaren ponentziaren baitan aurkeztu berri den eskumenen inguruko txostenean agertzen da hau bai

eta txosten horretan argi geratzen da erkidegoak pertsona migratzaileen ongizatea bermatzeko dituen zailtasunak jasota dago erkidegoak tresnak beharko lituzkela datozen urteetan migrazio mugimendu berrietan

pertsonak baldintza duinetan hartu ahal izateko hala ere eskumen aldaketa hori ematen den bitartean jaurlaritzak baditu immigrazioari dagokionean esateko eta egiteko gauza garrantzitsuak

pertsona atzerritarren bizitza baldintzetan eta gainera jardunetik haratago estatu espainoleko eta europako politiketan eragiteko gaitasuna du edo izan beharko luke

erronka handia dugu eskuartean hortaz zain geratu beharrean eskumen falta horretan ezkutatu beharrean eta sistematikoak diren giza eskubideen urratze horien aurrean ezinbestekoa da eta atzeraezina da aniztasunari herri gisa nola heldu eta nola kudeatu erabakitzea eta horretan lagungarri gertatu daiteke gau mintzagai dugun immigrazio planaren eguneratzea eta egia esan eguneratze honi

oso eskertzekoa da akordioan jasotakoaren harira

asko izan direla pertsona migratzaile eta atzerritarren beharrei erantzuteko gurean martxan jarritako proiektu eta programak sortutako sinergiak eta

arreta eta eskuhartze ahalik eta onena eskaintzeko asmoz eta

baina egungo egoerak iruditzen zaigu hausnarketa baterako

garatu diren ekintza horiek ezagutu egin behar dira ezagutu eta balioetsi ondoren

finkatu beharra dago sareko lana sustatu behar dugu eta era berean ikaskuntza eta berrikuntza ere sustatu behar dira eta bestetik era berean eta lehen esandakoaren ildotik indarrean dagoen araudi horrek nolabait atzerritarren

inguruko hausnarketa konpartitu bat egitea ere zinez inportantea da eta horregatik ezinbesteko jotzen genuen gaurko gaiari

hor bermatua egotea eta horretan uste duz adostasun zabala izan dugula eta ez dakigu zer ekarriko duen

egoera momentu honetan pertsona atzerritarren inguruan ba nolabait kezkatzeko modukoak direnak ez

agerian uzten duelako pobrezia eta bazterketaren bizi esperientziak bereziki gogor jotzen dituela atzerritarrak lan merkatuaren zona baxuenetan integratu direla pertsona atzerritarrak ere badakigu eta prekarietate eta langabezian

bere gordintasunarengatik emakume atzerritarrek bizi dituzten egoerak hauen ehuneko berrogeita hamabia etxeko lanetan eta zaintza lanetan aritzen dira

babeserako sare sozial murritzagoak izaten dituzte pertsona atzerritarrak eta horregatik zerbitzu publikoetara jo beharrean aurkitzen dira eta zaurgarritasun handiagoa izaten dute eta gainera esango nuke eta bengoechea andreak ere aipatu du baino zailtasunak eta gabeziak sumatzen direla politika publikoetako arlo desberdinetan aniztasunaren gaiari

pertsonen artatzeari dagokionean osasun arloan ematen diren zailtasunak ezagunak dira hezkuntza sisteman ematen ari diren segregazio kasuak ere

berak esandakoaren harira immigrazio politika horiek izan beharko luketen zehar lerrotasun hori ebaluazioak erakutsiko digu nola dagoen baina zailtasunak badaudela

guanche andreak ondo aipatu ditu ikuspegik bere barometroaren bitartez azaleratu dituen pertzepzioaren inguruko datuak baina argi uzten dute immigrazioari buruzko jarrera

euskaldunok baina nahiago ditugula atzerritarrak alboan ez izatea eta ez naiz sartuko bestelako estereotipo horietan berak oso ondo azaldu dituelako

horrek kezkatzeko adierazpenak entzuten dituela eta horregatik akordioan jasotako planaren eguneratzeari dagokionean iruditzen zaigu ba ebaluazio eta hausnarketa horietatik abiatuta pertsona migratzailea eta errefuxiatuei baldintzarik gabeko babesa bermatu ahal izateko

propio oso eta zeharkakoak martxan jartzea urgentea dela migrazio eta aniztasunaren eremuan paradigma aldaketa bat eman behar dela iruditzen zaigu guri eta agian lehen urratsak herritarren eta kultura arteko bizikidetasunaren bostgarren plan honetan etorri daitezke guk ere baditugu horrelako idea batzuk

baina bai iruditzen zaigu lehenik eta behin ulertu behar dela eta bengoechea

hori horrela artatu behar dugula egoera hau migrazioak alderdi anitz izango dituela eta

inguruan lan berezia egin beharrean gaudela herritartasun unibertsalari lotutako eskubideen defentsa aktiboan oinarrituta egon beharko lukeela planak eta herri gisa definitutako politika oso bat izan beharko lukeela oinarrian plan berriak ezin duela konformatu foroak antolatzearekin eta beste eragile batzuk antolatzen dituzten ekintzak finantzatzearekin egon behar du lidergo publiko

ahaleginak bildu eta bideratuko dituen lidergo publikoa behar beharrezkoa da noski eragile eta pertsona atzerritarren parte hartzea bermatua izan behar du eta gainera ondo hornitua izan behar du eta erkidegoak migrazio mugimendu berrietan diren pertsonen bizi baldintza duinetan hartu ahal izateko beharko dituen

erkorekak aurkeztutako eskuduntzen txosten horretan horiek gauzatu eta antolatzeko ahalegin berezia ere egin beharko luke plan berriak eta horretarako beharrezkoak dituen egiturak sinergiak eta sareak sortu beharko lituzke dirudienez bide horretan kokatu gara denak gure emendakinak aurkeztu ditugunean eta uste dut baita ere ba nolabait batzuek eta besteek egindako ekarpenak osatu egin dutela gaurko proposamena eta berriz ere eta gai izan garela nora goazen eta nola egingo dugun hori definitzeko eta pozgarria da zeren azken finean pertsona atzerritarrei eskainiko diegun harrera hori nolabait gure

gizatasunaren eredu eta indikadore ere izango da

eta beste taldeei ere eskuzabaltasunagatik eta akordiorako izandako

andrea euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea eguerdi on denoi la estrategia vasca

hemen aipatu duzuen bezala ikuspegiren azken barometroaren datak erakusten dute

pixka bat hobeto dela baina hori bai oraindik

herri batentzat funtsezkoa da politika integratzaileak izatea euskadin urteak daramatzagu

estrategia eta zerbitzu horiek guztiak herritar euskaldun eta atzerritarren arteko bideratzea lortzeko eusko jaurlaritza etengabe lanean ari da

iristean gutako bat izan dadin horretarako hainbat zerbitzu dauzka adibidez biltzen

kultura arteko bizikidetzaren euskal zerbitzua aholku sarea atzerritartasunaren alorreko euskal zerbitzu juridikoa heldu berrien egoera administratiboa erregulatzea ahalbidetzen duena ikuspegi immigrazioaren euskal behatokia pertsona

etorkinentzako harrera sarea immigrazioaren europar sarea

udaletako immigrazio teknikarien finantzazioa profesional horien parte hartzea aintzat izan da estrategia berri diseinatzeko gainera tratu

eta ez diskriminaziorako tresnak ere baditu adibidez eraberean sarea

sistema osoa euskal immigrazio politika osatzen duena dagoeneko finkatutakoa eta azken doana guztien onurarako inguru

koordinatuta eta hori babesten lan egiten duena

eskerrik asko molina andrea erantzunen txandara pasatuko gara hitza guanche andrea zurea da

ya hablaremos oso ondo bengoechea andrea

ez du hitzik hartu behar romero bai bertatik sí señora

abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde

proposamena euskal autonomia erkidegoan lurzoruaren funtzio naturalak eta erabilerak babestu

estrategia egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi alderdi popularra gaurko osoko bilkurara eztabaidara ekarri duen legez besteko proposamen honek orain bi aste eztabaidatutako mozio bat

esango nuke ekimen bien artean bi mila hamabostean legebiltzar honek onartutako lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko

bere osotasunean garatzeko eskaera egiten zaiolako jaurlaritzari

euskal autonomia erkidegoko lurzorua babestea da gizakiaren eraginez jasan dezakeen aldaketa saihestuz gure ardura da beraz urteetan zehar gizakiaren eraginez lurzoruari sortutako

konpontzea eta batez ere etorkizunari begira horrelakorik berriro ez gertatzea ez ditut nik behintzat berriro errepikatuko orain bi aste legebiltzar areto berberean esandakoak gaurkoan

behintzat ekimenean nik ulertu dudana ez ditut errepikatuko beraz lur kutsatuen inguruan hemen esandakoak baizik eta estrategia bat

esango genuke arrazoi natural batzuengatik lurrak berak

principalmente la contaminación baina bistan dago baita ere lurzoruak arrazoi naturalengatik ere aldatu egiten direla edo bereak dituzten hainbat propietate galdu egiten dituztela ba erosioa materia organikoaren galerak

eragin zuzena daukate lurzoruan eta degradazioa eragin dezakete

gehigarrian jasota geratzen da eusko jaurlaritzari eskatu behar diogula eta hala eskatzen zaio lege horretan estrategia bat abian

bere erabilerak babestu iraunarazi eta lehenesteko eta estrategia horren helburua ba lurzoruaren funtzio anbientala ekonomikoa

modu iraunkorrean mantentzea izan beharko du estrategia honen bidez nik uste dut aurrera pauso bat emango dela lurzorua modu

kontserbatzeko gure taldea ados dago nola ez legean jasotako xedapen hau garatu egin behar dela

erdibideko zuzenketa bat adostu dugu eusko jaurlaritzari bi mila hemezortzigarrena urte bukaerarako

jaurlaritzako departamentu guztiekin edo behintzat gai honetan zerbait esateko daukan departamentu guztiekin eta baita ere beste erakunde batzuekin beharrezkoak diren baliabide guztiak helburu honi begira jarrita eta beste erakundeekin koordinazioa esaten dudanean bereziki kontutan eduki behar direla uste dut aldundiak eskumen zabalak dituztelako

eta uste dut gainera orain artekoan behintzat kudeaketa hau txukun aurrera eramaten ari direla eta beno ez ditzagun ikusi gure lurzoru gainean orain egun gutxi

sarraski horiek beraz orain bi urte aho batez onartutako lege baten garapena eskatzen diogu jaurlaritzari eta espero dut bai

eh bildu eta elkarrekin podemos taldeak ere gehitzea

erdibideko honetara eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

de eh bildu eta azalduko naiz laburrean baina azalduko naiz

ekainaren hogeita bostekoa lurzoruak kutsatzea saihestu eta kutsatutakoak garbitzekoa

legearen zioak fijatzen bazarete

dani maeztu legebiltzarkidearen eskutik idatzitako emendakin bat jaso zuen

dani maezturen proposamena izan zen urtebeteko epean

onartuko zela eta plan horrek lurzorua babesteko estrategia orokor bat garatuko zuela beraz urtebeteko epea eskatzen zuen

baina gero esan den bezala bi urtetako epearekin se recogía en la disposición

aludido hoy ikusi dezakezuen bezala laburki

gure tesi originalaren alde egiten du hau da urtebeteko epea jartzea komeni dela bestela gobernuak legearen garapena atzeratu dezakeelako

bienvenida sea eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea bai andueza zurea da hitza

eskertzea eman dugun denok eman behar dugun babesa

nahiz eta askotan babes hori kritikoa izan ba gai honetan bereziki nik uste dut denok kritikoak autokritikoak eta kritikoak hau gauzatu dezagun

nik ere bueno ba nire besteek esan duten bezala eskerrak eman

aho batez onartutako legearen garapenean denok ere bat egitea eta bueno kritikak beti onartzen dira autokritikak ere uste dut beharrezkoak direla eta estrategia burutzen doan heinean ere ba bueno gure iritziak elkarbanatzeko aukera

berasaluze andrea becerra ez eta bale ba oso ondo tinbrea joko dugu

amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamar boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa